gure taldeak alderdi popularrak aurkeztutako ekimenari

gure bulegotik ez da pasa alderdi popularreko ordezkaria baina ikusi dugu hain zuzen

beraz aldeko bozka emango diogu izan ere

obrak lehen mailako hezkuntzako ikastetxeetako

aurrikusi zirela bi mila hamabirako eta bi mila hamalauean berriz sei milioi aurrikusten dira

gutxiago bi mila hamabiko urtearekin konparatuta ez gatoz bat honekin izan ere legebiltzar talde honi emandako erantzunean

azkeneko udal laguntza deialdia hamar milioi

baina zortzi koma hiru esleitu udal laguntza deialdi berriak sei milioiko dotazioa izango du eta bi mila hamairuan hasi eta bi mila hamalauko abuztua bitartean hasitako obrak lagunduko ditu

erantzun honetan azpimarratu beharrekoak abuztutik aurrerako deialditik beraz bi mila hamalauko abuztutik aurrerako deialdirik beraz

hori lehenengo kontua eta bigarren kontua sikiera jaitsiko balitz hamar milioitik

izan zitekeen baina hamaretik seira jaitsi du jaurlaritza honek esleitu baldin baziren ere

kopuru hori bera ere beraz hori bigarrenik eta nabarmentzeko hirugarren puntua da bi mila hamairuko bukaeran gaude edo bi mila hamairua bukatzear dagoenen oraindik

eta udalek ez dakite ezer zeren bi mila hamairuan ez da ezer atera oyarzabal jaunak esan duen bezala beraz exekuzioa

udal obratan zerokoa pentsatzen dut zerokoa dela bi mila hamairuko

egoera honek haserrea eta kezka sortu du udaletxetan guregana zuzendu dira hainbat alkateek eta horrela esan esan digute

alde batetik dirulaguntzarik ez dagoelako eta bigarrenik udalei ere ez zaielako ezer esan informaziorik eza ez dakit gobernu honek ohitzen ari den informaziorik ez ematea

udalek ez dute ezer jakin izan honetaz eta honek eragina du ez bakarrik udaletan baizik eta ikastetxeetan

bat egiten dute udalekin proiektuak egiterakoan eta proiektuak proposatzerakoan beraz

ikastetxeetara ere gure ustez jokabide hau onartezina da orain arteko balorazioa positiboa izan da

ondo funtzionatu du datuak hor daude eta gobernu eta udalen artean lortutako akordioan oinarritzen da eta lehen esan dudan bezala positiboa da akordio hau

nahiko nuke ikastetxeen parkea hobetu beharra dagoela

esan dute parke zaharkitu samarra dagoela

obra berriak egin egin direla erreparazio obrak egin egin direla baino parke zaharkitu

samarraz hitz egin hitz egiten dute zuzendariek beraz

gure taldeak defendatzen duena da hain zuzen dirulaguntza hauek zeratu beharra daudela mantenitu egin behar direla batetik eta beste alde batetik baita ere ez gutxitu lehen esaten nuen

ez du inongo zentzurik eta ez du ezta ere irizpiderik ere aurrekoak zortzi koma hirutan esleitu zirelako beraz

upyd taldeak sinatutako erdibideko proposamenarekin bat gatoz jasotzen duelako hain zuzen azkeneko partean eh bildu taldeak

legealdi honetarako inbertsio plan bat izatearen garrantzia eta horren adibideak eduki baditugu gobernu honek bi mila bederatzi bi mila hamairu plan bat lau urtetako plan bat egin zen orain dela bi legealdi hor

planteamendu serio bat obrei ekiteko hori batetik eta beste alde batetik ere jakitea ikastetxeen estado de conservación edo deitzen den hori ere

zeren delegazioetan informe asko

edo informazio asko dago ikastetxeen egoeraz beraz esan bezala bat gatoz erdibideko proposamen honekin hori alde batetik eta ez gatoz bat

planteatutakoarekin izan ere euzko alderdi jeltzaleak ez baitu ezer esaten ez dago inongo konpromisorik azken finean esatera datorrena da disponibilitatea baldin badago

ez da ezer egingo beraz ez dugu euzko alderdi jeltzalearen proposamenean ez inongo informaziorik ez inongo berririk eta

erdibidekoaren alde egingo du eh bildu taldeak besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

erdibideko zuzenketak bere lehenengo puntuan dio eusko legibiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio

udal titulartasuneko ikastetxeen konponketa handiak egiteko obretara bideraturiko partidak eta

bigarren puntuak esaten du transakziokoa eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio

eaeko udal jabetzako ikastetxeen kontserbazio egoerari buruz

baliabide publikoak behar diren aztertzeko eta hala ikastetxe horien kalitatea bermatzeko ikastetxe horietan egin beharreko obretarako inbertsio plangintza bat ere egingo da

erantzunen txandara pasatuz oyarzabal jauna zurea da hitza

maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar agirrezabala jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko arieta araunabeña jauna eta amaitzeko euskal talde sozialistaren ordezkaria den celaá andreak ez du hitzik hartuko

amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta mistoa upydk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita zortzi abstentzioak hogeita zazpi ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako laugarren puntua

egindako legez besteko proposamena euskadin gardentasunari buruzko lege bat onetsi beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideak

gero eta gutxiago ulertzen dut upydk

gardentasun legea talde guztiek egiten diote osoko zuzenketa guztiek eajk izan ezik

eskatzen dute gardentasun lege bat ekartzeko eta eajk eskatzen duena da

aurrikusita daukan beste lege batean atal bat sartzeko gardentasunari buruz hitz egiteko hau da herri administrazioaren legean

horretaz hitz egiteko horren ostean daukadan hurrengo albistea da badagoela erdibideko bat eajk eta psek egindakoa

berak eskertzen duela erdibidekoa berak beranduago gehitu duenean bere sinadura eta

esan egiten dena da ez dago gardentasun legerik hau da hain zuzen ere eajren hasierako presupuestoa ez dago gardentasun legerik eta lekua egingo diogu gai horri beste lege baten barruan ba bi mila hamalauean ekarriko dena hau da herri administrazioaren legean nik egia esan

hainbat gauza ez dudala ulertzen esate baterako ez dut ulertzen zer ikusia daukan kopuruak koherentziarekin parlamentari bakarra izateak

hori ez dut ulertzen ez dut ulertzen nola ulertzen den hemen politika

buzoi bat jartzea benetan politika horrela ulertzen bada

administratzaileen artean politika baldin bada gauza bat esatea eta beste bat egitea zeharo kontrakoa ez da batere harritzekoa hain zuzen ere dibortzio hori egotea herritarrekin eta gero harritu egingo gara zergatik ez dago sinesgarritasunik zergatik

hemen transparentzia edo gardentasuna ulertzen den moduan esaten ari gara gauza bat dela politika eta beste gauza bat dela politikeoa gaur goizean bertan bi pertsonen aldetik entzun ditut oso gauza kontrakoak

talde honek politika egin nahi zuela ikerketa ponentzia bat eskatu denean eta reyes jaunari entzun diot esaten eske zuek uko

zein da hemen dagoen kontzeptua zer ulertzen duzue politikaz

erabakiak hartzea bulego itxi batean eta gero horren berri ematea gainontzekoei hain zuzen ere

guk ikusten dugun moduan guk ikusten ditugun axiomak lehenengo eta behin informazioa boterea da beraz zenbat eta gehiago partekatu informazioa are eta demokratikoagoa da gizarte bat

eta bigarrena ez dago demokrazia osasuntsurik ez badago partaidetzarik

ez da bakarrik baliabide bat ez da bakarrik tresna bat ez da medio bat partaidetza helburua da

daukatela hain zuzen ere beraien erabakitasuna beraiek direla subjektu politikoa

ezin dugu egin norbaiten ordez egiten dugu norbaiten

hori ez badugu barneratuta barruan egingo ditugu honelako gauzak hain zuzen ere

zeken jokatzea informazioarekin tantaka ematea eta bakarrik ipintzea buzoi bat jendeak hor

edo jaso dezan guk aldez aurretik erabaki dugun informazio partziala horrela datorkigu halako praktika politikoetatik gatoz eta halako praktika politikoak planteatzen ari dira benetan hemen ez da planteatzen ari subjektu politikoa herritarra dela

beraien izenean jarduten dugula ez beraien ordez

hain zuzen ere alderdi guzti guztiek batek izan ezik erabaki dutelako horrek ez duela lehentasunik izan daitekeela kapitulu bat beste lege baten barruan hori da gaur hemen ematen ari garen mezua hori da mezua eta benetan niri

eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jauna zurea da hitza

eskerrik asko maroto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andereak dauka hitza

sailburuok eta legebiltzarkideok legealdi honetan zehar hainbatetan eduki dugu partehartzeari eta gardentasunari buruz berba egiteko aukera eta gaurkoan arituko gara honetaz pentsatzen dut dagoeneko buruz jakingo duzuela euzko alderdi jeltzaleak bere hauteskunde programan konpromisoa hartu genuela administrazio eragingarria eta euskadi partehartzailea bultzatzeko

horiek gauzatu egin dira urkullu lehendakariaren gobernu programan izan ere helburu hori erdiesteko neurri garrantzitsuak jaso dira bertan

hori erabakigarria delako gizarteak aurrera egiteko eta

beharrezkoa da gardentasunean aurrera egitea gero eta administrazio hurbilagoa izan dezagun baina gardentasuna beste gai batzuei lotuta dago partehartzeari administrazioaren egiturari politiken ondorioak neurtu eta ezagutzeari

asmo horiek denak gauzatzeko tresna hain justu da gobernuak bere lege egitasmoan agindu duen administrazio publikoari buruzko legea

eta gaurko honetan nire asmoa da argumentuak edo arrazoiak mahai gainean jartzea zergatik gardentasuna eta partehartzea bultzatzeko modurik eta tresnarik egokiena administrazioaren antolaketaren eta funtzionamenduaren

lege honetan lekutxo bat ez kontrakoa gardentasuna administrazioaren funtzionamenduaren ardatza izango da los artículos

bere berbaldian zehar berba egin du gardentasunari buruz baina baita ere berba egin duzu partehartzeari buruz eta baita ere oker ez banago

erantzukizunari buruz berba egin duzu eta

argumentuengatik pentsatzen duguna gai guzti hauek lege bakar batean landu behar direla esan dago erdibidekoa sinatu dugula

upyd taldearen eta talde popularraren artean erdibideko hori azalduta dago eta beraz eskerrak eman nahi nizkieke

borondateagatik eta izan duzun eskuzabaltasunagatik eta aitortu behar dizut gai honetan egiten dituzun ekarpenak interesgarriak izaten direla izan bere ezin dut ahaztu zure gidaritzapean eratu zirela open data edota

eskerrak ematea baita ere maneiro jaunari eta maroto jaunari eta mintegi andreari esatea

zaitudan ala ez baina asko poztuko nintzatekeela horrela izango balitz eta bigarren txanda erabiliko dut erantzuteko eskerrik asko
eskerrik asko otadui andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

erantzunen txandan mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

mintegi andreak dauka hitza legebiltzarburu andrea lehendakari

berbalki esanda agian lapsus linguae bat izan da mendia andrearen ikuspuntutik

egin dela zer nolako egoeran gauden eta zer nolako

herritarren aldetik eta zer nolako beharra dagoen sinesgarritasuna lortzeko eta horregatik beharrezkoa dela

ez dugu lehentasun bera eta ez dugu irizpide bera baina

kontua da jakitea nola ikusten dugun politika eta hau ez da guk eman behar dugunik

eta gero buzoi bat zabaldu kexak edo iradokizunak jasotzeko politika ikusten dugun moduan herritarrek dute

dando esquinazo eskerrik asko eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

daukadala mintegi andrea konbentzitu ez zaitudalako

nik argi daukat eta espero dut zuk ere argi izatea partehartzea eta gardentasuna ez direla moda bat ez dira moda bat
dira isiltasuna mesedez dira lan egiteko modu bat eta lan egiteko modu bat direnez
pentsatzen dugu gardentasuna eta partehartzea txertatuta egon behar direla administrazioaren funtzionamendua eta antolaketa arautuko

eta lehenengo interbentzioan emandako arrazoi horien guztiengatik berretsi esandakoa uste dugu hori dela biderik egokiena gai hauek lantzeko gobernuak legea garaiz ekarriko du eta legeari zuzenketak aurkezteko aukera izango dugu

egindako ekarpenekin testu aberatsa lortuko dugula gaia prestatzen nengoenean nire buruari zin egin nion

partehartzailearen edo gardentasunaren txapelduna

daukadalako partehartzea bilakatzen dugunean gure eztabaida politikoa kontrako efektua lortzen dugula azkenean lortu egiten dugula herritarrak aspertzea eta herritarrak

ulertu dut mintegi andreak lehenengo interbentzioan mangoneatu berbak erabili dituela

ridikulizatu egiten zuen buzoi bat partehartzeari lotuta

apuntatuta daukadala bilduk partehartze kontuetan

kontraesanak bitxienez zazpi dauzkat jasota baina nire buruari zin egin niona beteko dut esango ez dut gai honen inguruko mokoka eztabaida bat egingo baina bai bakarrik gogoetatxo bat

non gelditu da gipuzkoako hainbat eta hainbat herrietan herriak du hitza eta erabakia

otadui andrea eta amaitzeko mendia andreak dauka hitza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

puntu honetara iritsita etetea pentsatu dut